gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal hezkuntza sisteman funts publikoekin sustengaturiko ikastetxe guztietan irakaskuntzaren doakotasuna bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldeko ordezkaria macazaga andrea

arratsalde on eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok uriarte sailburua gaurko egunean euskadin aukera berdintasuna erreala eta kohesio soziala bermatzeko

aurkezten dugu gaur hezkuntzaren doakotasunari buruzko

egingo dugu gaur derrigorrezko eta doako hezkuntza eskubideari buruz eztabaidatzen dugu legeak babesten duen doakotasunari buruz eta botere publikoek betetzeko ardura dute legeak betetzeko eta errespetatzeko direlako

argi eta garbi geratu behar da familia guzti guztiek normatiba

familia guztiak batez ere indize sozio ekonomiko baxuak dituztenak eta familiei informatzea gobernuaren ardura da y por qué hablamos

pribatizatu nahi duten alderdi politikoen aitzakia da hezkuntza pribatua eta diru publikoaz babestuaren hezkuntza eredua mantentzeko erabiltzen den aitzakia gainera hezkuntza publikoaren kalterako

ezin dugu onartu euskal eskolak euskadin existitzen diren desberdintasun

ikastetxea aukeratzeko askatasunaren eskubidea bermatzen da elkarrekin podemosetik ikastetxea aukeratzeko askatasunaren eskubideari esaten diogu baina guztiontzat así

macazaga andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea

andrea teorian alderdi guztientzat

hezkuntza da gizarte baten oinarrian dagoen eskubide garrantzitsuenetakoa ba gizarte baten aurrerapenerako eta

teorian baina errealitatean alderdi guztiek gobernuak barne joko zelaiaren izkinara baztertzen du hezkuntza teorian hezkuntza erakunde publikoek eskubideren aldetik doakoa

herritar ororen aukera berdintasuna xede izanda baina ez hezkuntza ez da doakoa nahiz eta legez jasoa egon nazioarteko

euskal eskola publikoaren bigarren idazpuruan teorian legeak bete behar dira teorian eta ikastetxeei makina bat aldiz

mantrarekin berriki honen esperientzia bizitzeko parada izan dut nire seme nagusiaren institutuan ikuskaritzek ordutegia aldatu nahi ziguten

ordutegia orain ez zen legezkoa gobernua denean ikuskariak direnean hezkuntza batzordeak direnean lehenak legea ez alegia komeni zaigunean legea bete behar da baina kontuz administrazioak egiten duen interpretazioan

legea ez da betetzen bestelako interpretazio bat eginez zertarako bada legea

horretarako da legea eta herritarrak estutzeko ahal bada herritarron eskubideak

murrizteko teorian familiek ikastetxea aukeratzeko eskubidea daukate teorian baina errealitatean ez da horrela nahiz eta etxe honetan mila eta bat aldiz esango duzuen errepikatuko diguzuen

eskubide hori badela besteak beste kuotak matrikulazio dekretuak irizpideak eta trikimailu guzti horiek eragozten dutelako familiek ikastetxeak aukeratzeko duten eskubidea zeren errealitatea oso gordina da

eta hezkuntza sailaren matrikulazio marketin kanpaina guztiak gainditzen ditu besteak beste ez delako betearazten urrutiegi joan gabe

zuzendariak adibide bat ematen zuen badakizu aurrematrikulazio sasoian gaude eta ama bat hurbildu zitzaion esanez

alabak ikastetxez aldatu nahi zituela joan zen ikastetxe kontzertatu batetara eta hilean laurogei euro eskatzen zioten eta berak ezin zuen ordaindu

testigantzak kontatu dizkigute beraz ez dira kasu isolatuak

kontua da gaur egun hezkuntza osoa osoa ez bakarrik publikoa deitzen den hori

finantzatuta dagoela dena osoa

modu batean edo beste batean moduluen bidez eta gero diru laguntza eta deialdien bidez dena dago diru publikoarekin ordainduta kontua da diru publiko horren kontrolik jarraipenik apenas dagoela eta iruditzen zait minimoa dela diru publikoaren kontrola eta jarraipena eskatzea kontrolik ez dagoen bezala

araudi eta legediena matrikulazio irizpideena esaterako nahiz eta matrikulazio batzordeak egon nahiz eta ikuskariak egon

askoz ere sakonagoa da arazoa soilik ez da kuotak kobratzen diren edo ez

ez da konponduko kuotak

horrek ez du esan nahi noski legea ez denik bete behar legea bete behar da kohesioaren eta inklusioaren gaia esaterako ez da soilik konpontzen

askoz ere neurri gehiago eskatzen ditu eta batzuk gainera hezkuntzatik haratago doazen neurriak eta hori ez badugu ulertzen oso gaizki goaz askotan esan dugun bezala erpin asko dituen

heldu behar zaio bere osotasunean bere integraltasunean eta

hezkuntza sailak ezin du jarraitu ostrukarena egiten uriarte andrea

agerian geratzen da gehiago ezin duela ez dela gai erantzun egokirik emateko ez ekonomikoki ezta sozialki ere nahiz eta horren kontuak ez dakit zer nolako portzentaietan igo dugun

gizarteari erantzuteko ezta etorkizuneko gizarteari erantzuteko ere eta ez du

inpotentzian katramilatua dago eta errealitatea oso gordina da zoritxarrez saiatu gara legegintzaldi hasieratik diagnostiko on bat egiten eskatzen ez dugu arrakastarik izan zeren ikastetxe batzuk oso errealitate

ikastetxe horiek bestelako profil batzuetako profesionalak behar dituzte baliabide gehiago behar dituzte beste ikastetxe batzuk aldiz aurre egin behar dioten gizartea askoz ere homogeneoagoa da errazagoa da erantzuteko beraz

hartu behar dira eta horrez gain nola bilaka dezakegu hezkuntza doakoa izatea

ikastetxeak diru publikoz finantzatu behar dugu zer da erantzukizun publikoa nire ustez herritarrok berdin tratatzea aniztasunean parekidetasunean

mila osagai ditugu mahai gainean aurre egin behar diegunak eta ez diegunak aurre egiten interes batengatik interes batengatik ez diegu galdera hauei

bi abiadurako gizartea bilatzen delako eta dagoelako helburu eta horretarako bi abiadurako hezkuntza behar dugulako hori bai kristau

pixka batekin zertarako gure burua zuritzeko gure burua justifikatzeko baina gauza bat esango dizuet dugun gizartea dugun aniztasuna geratzeko etorri da hau da hemendik aurrera dugun gizartea

beraz ez ditzagun orduko akats berdinak errepikatu beraz momentuan epe motzera egin behar duguna da lehenengo legea bete

garai berriei egokitzeko hezkuntza sistema eraldatu behar dugu eta horretarako oinarri bat behar dugu eta amankomunean jarri behar dugu eta adostu behar dugu gero marko juridiko berri bat erdiesteko eta hau

ez dugu beste erremediorik ez dago beste bueltarik hemen ez dago bidezidorrik eta horregatik esaterako guk saiakera bat egin nahian

denon artean lan hori egiten hasteko zeren premiazkoa da urgentea da

ezin dugu jarraitu gure burua engainatzen ezin dugu errealitateari uko egiten jarraitu gizarte inklusiboagoa

kohesionatuagoa ez da diskurtsoekin egiten ez da marketing kanpainekin egiten neurriak neurri zehatzak eta horrek auzo ikastetxeak errealitate bilakatzea eskatzen du kalitatezko auzoak eraikitzea eskatzen du kalitatezko hezkuntzarekin

duena eta lehenengo hitzartze hau hausnarketa batzuekin bukatu nahiko nuke

begira badago gizartean oso txertatua dagoen ideia bat ordaintzen dena edo gehiago ordaintzen dena hobea da galdera da ordaintzen den guztia ona da asko ordaintzeak kalitatea bermatzen du eskubideak bermatzen ditu

adiskidetasuna elkartasuna besteen oniritzia bilatzen dugu

beste hausnarketa bat badirudi hau ere oso txertatua dugula gizartean ordaintzen den hezkuntza hobea dela eta aurrekoan ikastetxe batetako zuzendari batek esaten zidan bezala etorkinen artean ere familiek hoberantz egiten badute

saiatzen dira beraz zein ideia ari gara sustatzen gure gizartean eta bukatzeko gertatzen ari den guztiarekin

hezkuntza saila non dago non dago uriarte andrea hezkuntza saila

hezkuntza saila bitartean matrikulazio batzordeak matrikulazio irizpideak legeak araudiak engainuak dira

batzuek estutzeko beste batzuen mesedetan eskerrik asko ubera
anderea euskal talde popularraren ordezkaria de bengoechea anderea zurea da hitza

anderea euskal sozialistak taldea pastor jauna

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal anderea

lehendakari sailburu arratsalde on guztioi egia esan iruditzen zait gai librean aritzeko bertso saio batean gaudela edozertaz hitz egiteko puntua omen da gai zerrendako

agian abiapunturik onena izan daiteke momentua edo unea izan ere uneak ekimen hau

hautatu den momentuak asko dio proposatzailearen asmoaz zeren bi mila hemezortziko urtarrilaren hemezortzian erroldatu zuen ekimen hau podemosek urtebete luze igaro da ordutik hona ekimena erroldatu zenetik hona makina bat osoko bilkura izan ditugu ordutik ona eta podemosek ez omen du aukerarik izan ba gai zerrendan sartzeko eta entzun berri ditugun

une aukeraketarekin hemen ezer ez da kasualitatea

en otros muchos eh bilduk ere bere bi mantrak

eredua agortuta dago honek eztabaida guztietarako balio du eredua agortuta dago eta bi abiadurako gizartea sustatzen omen du euzko alderdi jeltzaleak

con todo eso mila konturi buruz hitz egin da

sistema ustezko pribatizazio asmoa

eta ondo agerian agertu dira berriro ere talde batzuen obsesio eta fobiak

hainbat aldiz dauzkagu antzeko eztabaidak batzordean eta ez dut uste hau momentua denik baina duela urtebete idatziz jarri zenuten horren inguruan aritu nahi nuke batik bat ekimenaren gauzarik azpimarragarriena esan den bezala

eta gure taldeak ez du plan espezifiko horren beharrik ikusten eta horren zergatia azaltzen saiatuko naiz

hortaz hezkuntza eskubide bat da bai noski eskubide bat dela legez aitortutako

hezkuntza doakoa izan behar dela dio legeak bai

gaur hemen planteatzen ari dena ikasketa planetik edo hau da hemen planteatzen dena da ia borondatezko kuotak onargarriak diren ala ez zeintzuk dira borondatezko kuotak

batetik jarduera osagarriengatik eska daitezkeen diru kopuruak eta beste alde batetik zerbitzu osagarriengatik

edo egitasmotik haratago doazen kultur kirol aisialdi edo gizarte izaera daukaten jarduerak edo zerbitzu osagarriak dira

eta abar horregatik zergatik ez gatoz bat egiten den planteamenduarekin el decreto uno barra dos mil dieciocho

hori guztia kontuan izanik gure taldeak osoko zuzenketa bat aurkeztu zion duela ekimenari eta zer zioen zuzenketa hark batetik hezkuntza sailari eskatzen genion ikasleak onartzeko eta eskolatzeko dekretuarekin bat

beren lurralde eremuko ikastetxe publiko eta itunpekoetan ikasleak onartzeko prozesua eta bermatu dezala prozesu hori arautzen duen araudia betetzen dela hezkuntzako ikuskaritzaren funtzioak eta eskumenak utzi gabe gero ubera andreak aipatu du honi lotuta irizpideen kontrol eza dagoela matrikulazioari dagokionez

irizpideak araudian jasota daude gainera berriki bi mila hemezortzian berrikusi dira honetaz luze hitz egin dugu batzordean publikoak dira eta gu baino askoz hobeto ezagutzen dituzte

familiek ondo aztertzen dituzte euren aukeraketak egin aurretik hortaz publikoak dira bestetik sailari eskatzen genion jarrai dezala

bai lurralde batzordetatik bai ikuskaritzatik indarrean dagoen araudiak hezkuntza komunitatea osatzen duten pertsonei aitortzen dizkien eskubide eta betebeharren

sailari eskatzen genion modu eraginkorrean bermatu ditzala familien eskubidea eta askatasuna libreki aukeratzeko haien seme alabentzat nahi dituzten

baina denok dakigu aukeratzeko askatasun honek batzuetan mugak behar dituela barematzeko premia dagoen ikastetxe guztietan

kontrolarekin jarraituz hemen esan da ez dagoela finantzazioaren kontrolik eta ez da egia diru publikoa darabilen egin behar zaion bezala diru publikoaren kontrola egiten du hezkuntza administrazioak por lo tanto normativa inspección

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

sea también gratuita mila esker eskerrik asko

eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

baina errealitateak dialektika biluzten du errealitateak hezkuntza sailak

eskatzen aritu behar izatea legea betetzeko ez da serioa hezkuntza sailak bere lana ez betetzea

ez betetzea ez da serioa ze gu hemen gure artean eztabaidatu dezakegu burbuila honetan baina gero joaten zara errealitatera eta errealitatea oso gordina da

egunerokoa erakusten da eta egunerokoak esaten du hezkuntza sailak ez duela legea betetzen eta guk gerorri ze gu gara kargu publikoak

ez betearazi eta ez betetzeko ez garela gai normala da normala da de herritarrak eskubideak ez ezagutzea

eta hemen gaudenok eskubide horiek ez bermatzea herritarrei eta eskubide horiek

eta hori gertatzen ari da eta gaurkoa ez da hezkuntza publikoa edo hezkuntza kontzertatua eta ez da bien arteko talka ez hemen eskatzen ari garena da legea betetzeko hezkuntza doakoa izateko

hezkuntzak bere funtzioa beteko du beteko du herritar guztion berdintasunean jarriko ditu

modu bakarra familiek benetan aukeratzeko eskubidea izateko eta bermatzeko

eta berriro behin eta berriro eta hau ez da serioa eta niri pena ematen dit pena ematen dit gertatzen ari denarekin eta instrumentuak ditugu gure eskura eta ez gara gai hori konpontzeko eta ahaztu zait erdibideko bat egin dugu pastor jauna

instrumentu berriak proposatzen ez proposatzen duguna da dauden instrumentuekin lan egitea funtzioak betetzea bakoitzak berea

bakoitzak egin dezala egin behar duena lan egin dezala lan lana zertarako gaude hemen lan egiteko

ikuskaritzak bere lana egin behar du matrikulazio batzordeak bere lana egin behar du ez dutena egiten

komeni zaigunean legea bete behar da ez denean komeni ez da betetzen interpretazio bat egiten da beste bat eta ez bakarrik kuotekin denarekin denarekin eta bitartean

ikastetxeek irakasleek ikastetxeko zuzendaritzek gurasoek

gure kapritxoak sufritzen ari dira eta bitartean nor da galtzaile guztiok

eta gero gure diskurtsoetan kohesioa aukera berdintasuna gizarte aurreratua gezurra dena gezurra

engainatzen ari gara eta bukatzeko hiru galdera galdera serioak

zergatik ordaindu kalitatezko hezkuntza doakoa jaso daitekeenean bat bi

zergatik zergatik gobernu hau hezkuntza sail hau tematzen da

hemeretzi mendeko hezkuntza sistema mantentzen emaitzak ikusita

zergatik zergatik ditugun pitzadura guzti horiekin ez gara

eta neurriak aktibatzen hasten zergatik ez gure eskuetan dago hemen gaudenon eskuetan dago eta desadostasunak izango ditugu baina adostasunak ere goazen zerbait egitera herri honek ez du merezi hezkuntza sail hau zer egin dugu hezkuntza sail hau izateko

eta bitartean goazen legea betetzera eskerrik asko ubera

euskal sozialistak pastorrek ez du hitz egin behar euzko abertzaleak berriozabal anderea zurea da hitza

horiek eraginda gobernuari min eman nahian zabiltzate

ez zaudete bakarrik baina ahaztu egin duzue gobernuari min emateko saiakera horretan benetan sistemari ematen diozuela mina

eta ubera andreak galdetzen zuen baina zergatik ez doaz denak publikora nola da posible

demokrazian bizi garelako eta zergatik esaten du ba zergatik galdetu zure taldean ia zergatik

batzuek hartzen duten publikorako bidea eta beste batzuek askatasunez itunpekorako bidea naturaltasun osoz eta inolako arazorik gabe baina gutxienez ez zalantzan jarri gainontzekoon konpromisoa zein den eskola publikoarekin berriro diot gurea euskal hezkuntza sistema osoa da goitik behera finantzazioari dagokionez guk argi dugu

jarraitu behar dugula hezkuntzara bideratutako baliabideen kudeaketa hobe eta eraginkorragoan aurrera egiten jarraitu behar dugula betiere sistemaren erdigunean ikasleak jarrita eta zentzu horretan hainbat aukera izango dituzue datozen hilabeteetan

defendatzen duzuen ala ez erakusteko eta lehenengoa datorren ostegunean izango dugu aukera paregabea guztiok gai zerrendako hirugarren puntuan hitzetatik haratago erakutsiko dugu zein den gure jarrera bi kontu euskal herriko unibertsitatearen aurrekontu zuzkidura

eta itunpeko ikastetxeen gastuei aurre egiteko ekonomia modulua

nor dagoen hezkuntza sistemaren alde eta nortzuk ez eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu
elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

contra beraz enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

contra berdintasuna dagoenez berdinketa dagoenez hurrengo osoko bilkurarako utziko dugu

euskal autonomia erkidegoan energia berriztagarriak bultzatzeko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda lópez de ocariz andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

lópez de ocariz anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda elkarrekin podemos

mila esker presidente anderea lehendakari sailburuak arratsalde on guztioi

garatzeko momentua dela alde batetik ez dute klima aldaketa areagotzen bestetik ez dira agortuko

eta bestetik merkeagoak direlako zikinak baino adibidez orain energia garbiak nuklearra baino merkeagoak dira jadanik hala ikusi du botereak berak ere ikusi du botere ekonomikoak eta botere politikoak eta horrexegatik botere ekonomikoak instituzioak mugiarazi du energia garbiak garatzeko berandu da baina tira ondo irakurtzen dugu ondo

garapen hori baina kontua da zertarako garatuko diren energia garbiak noren edo zeren mesederako daukagun eredua mantentzeko edo beste eredu bat garatzeko justua eta demokratikoa hori da gakoa hori da eztabaida politikoa el debate político como digo ya no es

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak grajales jauna zurea da hitza

esa transición hacia un nuevo modelo energético jatorrizko ekimenean gobernuari eskatzen zitzaion edo hertsiki eskatzen zitzaion hobeto esanda

herri akordio honen alde lanean hasteko eta gu erdaraz esan dudan bezala ez gatoz bat planteamendu horrekin

eta horrela dela ematen du gu geuk ekin beharko diogu lan horri ganbera honetan ordezkatuak gauden talde guztiok gai bagara akordio batera heltzera

orduan gai izango gara oinarriak jartzen baldin baditugu orduan gai izango gara jaurlaritza eta gainontzeko erakunde guztiak gurekin batera

eta noski gizartea ere bai hori da gure helburua hori da

egin behar dena eta gure aldetik ba lan horri ekingo diogu

zuzenketak aurkeztu ez duen taldea eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

bai arratsaldeon guztioi bueno iruditzen zait

andrea kezka berdintsuekin egin genuela abenduan egin genuen azken kontrol plenoan biok interpelazioa egin genuen

nik uste dut kezka orokortua dela eta hori hemen esan den bezala konpartitua da zuk horren ostean mozioa egin zenuen guk

eta guk legez besteko proposamen bat egin dugu eta guk legez bestekoan energiaren inguruko

herri akordio baten oinarriak ezartzeko

gaur abstentziora astean zehar hitz egin dugun bezala iruditzen zaigulako zuk hemen aurkeztutako ekimen hau ekimen txarra izan gabe

poztuko naiz aurrera ateratzen baldin bada nahiz eta guk abstentziora jo

guk proposatzen dugun eztabaida edo guk proposatzen dugun eztabaidaren mamia askoz ere garrantzitsuagoa dela eta hau bestearen parte bat delako nik uste dut denok jabetu garela honezkero urte hauek joan eta etorri eztabaida joan eta etorri kontu potolo oso potolo baten aurrean gaudela zibilizazio erronka baten aurrean gaudela eta trantsizio energetikoaren kontua eta klima aldaketaren kontua ba maila politikoa hartu behar duela

berraz eztabaida hori etorriko da berriro ere hemendik bi asteetara

hurrengoan seguruenik ere etorriko da gure herri akordioaren oinarrien eztabaida

baina iruditzen zait hemen zure proposamena egiten duzunean pixka bat ñabardura batzuk edo egiterako orduan garrantzitsua dela esatea

lo damos por supuesto eta uste dugu ba jakintzat eman daitekeela

hemen bi faktore daude oso garrantzitsuak esan bezala aldaketa klimatikoaren premia eta azkar lan

eta bestea baliabide fosilen erretzeak dakarrela aldaketa klimatikoaren etorrera hori hori bakarrik ez baizik eta kontziente garelako baliabide fosilak hau da ikatza petrolioa eta baita gasa ere baliabide fosilak bezain finitoak direla

amaituko direla beraz komeni zaigula aldaketa klimatikoa izan edo ez izan komeni zaigula guk beraiek uztea beraiek gu utzi aurretik iruditzen zait baita ere eta hemen pixka bat esan da

errudunak errudun denbora galdua egonda eta gure gaurko egoera energetikoa oso agerian dago leku txarrean dagoela eta baita

baina argi dago baita ere gure erronkak klimatikoak eta gure helburu klimatikoak ez garela ari betetzen gure gas isurien beherakada oso txikia izan dela eta azken bi urteetan gorantzako norabidea hartu duela berriro eta hori oso kezkagarria dela beraz eta pixka bat mamira sartuta esan duzunarekin edo zure proposamenen puntuetara

eta iruditzen zait eta beste eztabaida batzuetan ere ikusi zaitugu

haizearen indarrarekin eta energia eolikoarekin guri iruditzen zaigu eta horregatik jasangarritasun energetikoaren legean

sektoriala egiteko apustua eta onartu zen ikusten delako hau ez dela bakarrik zenbat energia eoliko jarri ahal dugun eta non jarri ahal dugun baizik eredu o sea trantsizio guzti bat egin behar baldin badugu gure eredu produktiboa karbonorik gabeko

energia eolikoaz gain fotovoltaikoaz biomasaz

eta itsasoak dakarren energiarekin eta guzti horrekin plan integralago bat egin behar dugula eta

politiko zabala behar dugula eta soziala behar dugula aurretik etorri diren planak

diktamena onartu genuenean hemendik bi astetara etorriko den legearena ba horrek gainditzen duela hemen etortzen den

esan dizudan bezala kontrakotasunik ez etorri hori etortzearekin eta iruditzen zaigu baita ere hemen bi mila hogeita hamar

iruditzen zaigu eta esan dugu behin eta berriro ere estrategia osoa berrikusi behar dela eta ez energia eolikoa estrategia horren baitan jarri baizik estrategia hori bera aldatu

langekin edo parekatzeko bultzada eman behar dela eta beraz horrek ere aldatu beharko lukeela beraz nik uste dut egokiagoa dela

berrikustea eta noski akordioaren inguruan edo herri akordioaz hitz egiten ari garenean nik uste dut gero eta agente gehiago garela energia benetako herri itun batez hitz egiten ari garenok guk hitz egin dugu behin eta berriro guk proposamena egin dugu zehatza

metodologia bat mahai gainean jarriz eta iruditzen zaigu bidea hori dela

izaten ari garen eztabaidengatik eta konbertsazioengatik iruditzen zaigu

eta ahalbideratuko dugula prozesu horren hasiera nahiz eta nik argi dudan gaur egun

plan global integral osorik ze aurrean dugun erronka esan bezala

oso modu argian esan nahi dut mugikortasuna ikutu beharko da hirigintza ikutu beharko da industria politika ikutu beharko da guztia ikutu beharko da benetako energia trantsizio bat egiteko gaur egun gure ekonomia osoa baliabide fosilen bitartez mugitzen delako eta bukatzeko eta pixka bat

eztabaidara gonbitea egiteko ere nik kontu bat esan nahi nuen eta aprobetxatu nahi dut lehendakari jauna hemen dagoela iruditzen zait

beno orokorrean hortik ari zarete joaten

herri itunaren inguruan hitz egiten ari zarete zuk zerorrek ekian proiektua aurkeztu zenuenean herri itun batez hitz egin zenuen zuek azkenaldian adierazten duzuen auzolana espirituaren barruan egiten duzue nik ohar bat eztabaida hori oso sakona da nik eta pixka bat nik uste dut becerra jaunak ere hortik

egia da gu oso zaleak gara auzolanarenak baina argi eduki behar dugula

irabazi asmorik gabeko ekimen bat dela edo irabazia izatekotan irabazia guztiona izatea horregatik oso inportantea da auzolanaren parametroetan gauzak kokatzen ditugunean irabazi kolektiboa izan behar duela eta ez irabazi partikularra edo gutxi batzuen irabazia

parametro horietan ongi kokatzen baldin badugu energia itun edo herri itun akordio zabal bat egitea posible izango dugula baina kontutan izan behar dugula

herri sektore eta herritar guztiak inbolukratu behar ditugula guztion bizitzan hainbat aspektuetan eragin oso sakonak izango dituela beraz nik ere

eta diodan bezala laster zehaztasun gehiagorekin herri akordio edo energia herri akordio hori zertan datzan edo guretzat zertan datzan

eskerrik asko otero jauna erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

jaunarekin itun batez hitz egiten duenean

hiru zutabe izan behar duela trantsizio energetikoa batetik energia efizientziarena eta horretan itun batera iritxi gara eta

lege berri bat aterako dugu aurrera horretan bai borondate politikoa ikusi dugu legea hobetzeko eta paktu itun bat sinatzeko baina

garapena eta hirugarrena da energia fosilak alde batera uztea horietan

ikusiko dugu hori da kontua hori da kontua el

legebiltzar buru andrea labur labur nire eskainotik bakarrik agerian

lópez de ocariz andreak guztiz alderantziz ulertu dit y

y también la sociedad besterik gabe eskerrik asko legebiltzar buru andrea

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz